osoko bilkurari hasiera emango diogu bakoitza zuen eserlekuetan eseri mesedez

gai zerrendako punto bakarra euskal autonomia erkidegoko bi mila hamalaugarrena urteko aurrekontu orokorrak

eta botazioa jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza

legebiltzarkide jaun andreok eusko jaurlaritzaren izenean bi mila hamalauko aurrekontuaren aurkezpena egitera nator

ekitaldi honetan martxoan aurkeztu genuen lege proiektua bi mila hamairuko aurrekontuen lege proiektua azkenean onartu ez zena ganbara honetan gehiengo bat ez genuen lortu eta

indarrean aurten bi mila hamalauko aurrekontuaren inguruan gure testuinguru

aldaketa bat nabaritzen dugu datorren

ikusten garen moduan ekonomian aldaketa batzuk daude txikiak eta

baina badator diferentziak eta badator aldeak hemendik denbora gutxira hobekuntza batzuk dauzkagu

aldaketa batzuk ikusi ditugu gure erkidego autonomoan alderdi politikoen artean akordio batzuk sortu dira hain zuzen

euskal sozialistarekin alderdi jeltzaleak pasa den irailean egindako akordioa zerga politika aldatzeko

ehun ekonomikoa eta enplegua sustatzeko ere akordio politiko bat egin zen hiru urtetarako aurrekontu honetan horren isla eduki behar dugu baita egia da alderdi popularrarekin azkeneko egunetan

ekintzaile eta gure ekonomia sustatzeko

ekonomia arloan beharrezkoak direnak azkenean helburu nagusi bezala daukatenak enplegua sortzeko gainontzeko alderdi guztiekin ere elkarrizketatu gara eta eduki dugu gure

batzuekin hurbiltasun bat aurkitu izan dugu beste batzuekin aldeak dauzkagu

testuinguru horretan nire hitzaldian aipatuko dut lehenengo eta behin zein inguru ekonomikoan gauden

pairatzen ari den krisialdi eta atzeraldi sakon hau ikusten badugu bi mila hamairuko hirugarren hiruhilabeteko

euskal ekonomiak hondoa jo duela hondoa jo dugu gure ekonomia egonkortuta daukagu ikusten badugu bi mila hamairuko

eboluzioa zelan izan den lehenengo hiruhilabetekoan gure jaitsiera ekonomikoa ehuneko zero koma bostekoa izan zen bigarrenean

eta hirugarrenean egonkortuta gaude hondoan

ikusten da irizpide baikor batzuk izan dauzkagula eta hori da behintzat

datu inportantea neurtzen badugu urtez urteko eboluzioa lehenengoko hiruhilabetean bat

erori gara bigarrenean bat koma bost eta hirugarrenean bat koma bat hau da

ikusten dira eta horrek ez du nahi esan une honetan atzeralditik irten dugunik zeren eta niri gustatzen zait zuhurrago izatea

gure ehun ekonomikoaren aurrenaldia behintzat bi hiru hilabetetan

une honetan egonkortuta badaukagu gure euskal ekonomia hondoa jo badugu

aurrerapausoak edukiko ditugu baina motelak eta apalak izango dira

nahiago nuke beste gauza batzuk esan baina gauzak horrela dira garapena gure hazkundea oraindik motela izango da apala izango da bai barne produktu gordinaren eboluzioan eta baita ikusten badugu enpleguaren eboluzioa azkeneko urtean lehenengo eta behin zelan erori garen lehenengoko hiruhilabetean bi koma bederatzi bigarrenean bi koma bost eta hirugarren hiruhilabetean ehuneko bia

horrek zer esan nahi du esan nahi du aurten amaituko dugula gure urteko kontuak enpleguaren galerekin

badaukagu aukera batzuk eta gerotxoago aipatuko ditut gure inguruan

badugu garatuta dauden ekonomietan

eta beste alde batetik garapen bidean dauden ekonomiak ere moteltasun maila bat lortu dabe

hazkundeak daukate baina moteltasun bat hor ikusten da

hiruhilabeteetan aldiz garatuta dauden ekonomietan

japoniak bi koma sei eta txinak zazpi koma zortziko hazkundea hazkunde garrantzitsuak dira beste ehun eta beste araudi eta gobernantza eta kudeaketa ekonomiko baten irizpide batetik sortutako eta egindako ekonomiak dira

zeren ekonomi horietan ere bezero asko dauzkagu guk

gobernu egitarauen ardatza eta pertsonaren barruan da gure giza garapen jasangarri baten eredua defendatzen dugu defendemos

eh bildu taldearen

defendatzeko egun on
legebiltzarburu andrea lehendakaria legebiltzarkideok egun on guztioi

gobernuaren kontuei egiten diegun erabateko kritika hau ez da ukazio antzua

aldarrikatu nahi dugu sinestuta gaudelako oraindik ere posiblea dela beste modu batera jokatzea herritarrek dituzten arazo handiei irtenbide duina emateko irtenbideak egon badaudelako

norabidea aldatu beharra dago gauza bat egin ezkero

beti emaitza bera lortuko dugu eta bestelako emaitzak lortzeko norabidea aldatu beharko dugu hori da gure ekarpena

eskaintzea eta gobernua xaxatzea konbentzitzeko eredu ekonomiko soziala eta instituzionala aldatu behar dituela

oraingo eredu honek gure eskubideak gutxitzen dituelako

bihurtzen gaituelako pertsonak gauza bihurtzen gaitu pieza

gero eta gutxiago balio duten objektuek beraz bentzitu

nahi dugu bentzitu beldurra etsipena frustrazioa eta utzikeria ezer aldatzerik ez dagoelako uste kontserbatzailea eta konbentzitu ozen esanda madriletik eta bruselatik aparte badagoela espazio bat

erabakiak hartzerik ez dakit nongo bulegotan hartzen diren erabaki horietatik kanpo gaur hemen ariketa politiko praktikoa egin nahi dugu eta agerian jarri bestelako aurrekontuak egin daitezkeela ez dela ezinbestekoa diktaketara jokatzea

eta madrilgo alderdi popularraren gustukoak diren aurrekontuak egiteko jaurlaritzak

jendeari lepoa eman gabe eta erakutsi geurez egin ditzakegula gauzak eta geuk

egin daitezkeela aurrekontuak horren ordez eajk ekarri dituen aurrekontuak kapitalaren exigentziari egiten dion men

ganbara honetara ekarri aurretik hain zuzen ere bostehun kilometrotara diseinatutako aurrekontu batzuk euskal labela jarrita

egiten ari den alderdi sozialista orain zortzi hilabete txarra zena

ona da apenas ezer aldatu gabe gatzagaetxebarria jaunak berak esan duen moduan ariketa

kuantifikatuko balu aurrekontu hauetan zenbat dagoen euretik

zenbat dagoen kanpoko presioetatik guk uste dugu kateak askatu behar direla eta uste dugu egiatan uste dugu norabideari ehun eta laurogei graduko bira eman behar zaiola eta horretarako

behar dugula politika ekonomiko eta sozial berriak martxan

erkidego honek ezin du bere politika soziala azkeneraino eraman erabakirik ezin badu hartu ez badauka bere bidetik abiatzerik eta ez badauka beste biderik politika neoliberalari egitea baino eta bide berritik

segidan jadanik abiatu behar dugu

itxaroteko euskal herria bilduren ustez horixe da arduratsu jokatzea arazo errealei erantzun errealak ematea

begira aritzea eta ez bakar batzuen

interesei amore ematea eta batez ere ez permititzea krisi hau sortu duten horiek atera daitezela garaile krisi

eta krisi honen ostean horregatik aurkezten dugu osoko zuzenketa erantzukizunez jokatu nahi dugulako eta euskal herriarekin

bere emakumeekin lanik ez dutenekin pentsiodunekin eta gazteekin batera

eta ez dugu etsiko ez dugu amore emango gizarte etikoagoa eta gizarte

baina babes hori gutxituz joan da sistematikoki bi mila zortzitik

babesgabetasuna orduan zenean ehuneko hogeita hamabi koma seikoa eta bost urte beranduago hain zuzen ere aurten babesgabetasun hori da ehuneko berrogeita seikoa lan prekaritatea

handitu da azken bost urtetan lanaldi osoko enplegua ehuneko hemeretzia galdu da eta aldiz enplegu partziala

hazi da beste modu batera esateko galdu dira enplegu osoko lanpostuak

eta horren ordez hazi dira gehitu dira enplegu partzialekoak hamar mila zortziehunekoak lehen lanaldi osoa ehuneko hamazazpik

orain bakarrik daukate ehuneko hamairu koma bostek eta honi gehitu behar zaio gero eta handiagoa dela soldaten arteko aldea

soldatek egin dute ehuneko bat koma lau behera baina txarrena da soldata baxuenek egin dutela behera askoz ere gehiago

honek zer esan nahi du honek esan nahi du mundu guztiak kobratzen duela gutxiago

are eta gutxiago kobratzen dutela hain zuzen ere gehien jaitsi direnak direlako soldata baxuenak eta zer esanik ez emakumeen egoerari buruz emakumeek oro har eta batez beste kobratzen dute

gizonezkoek baino gutxitu egin dira gizarte laguntzen kopuruak eta gainera zorroztu egin dira gizarte laguntzak lortzeko baldintzak

gutxiago jasotzen dute eta gero eta jende gutxiagok jasotzen du laguntza baldintzak zorroztu direlako

arazo larriak ditu hilea amaitzeko eta momentu honetan familien ehuneko hamabik ditu arazoak bazter sozialetik

kide guztiak daude langabezian kide guztiak

ehun eta hirurogeita hamar mila langabetu daude eta erdiek

lan saririk kobratzen eta hori da errealitatea eta errealitate horri erantzun behar zaio eta aurrekontu hauek benetan zer dute errealitate horri erantzuteko

ongizatearen gizartea ez lanaren kalitateari begira ezta ere zerbitzu publikoei begira ez osasun arloan

eta datuak hor daude ehun eta hirurogeita lau milioi gutxiago hezkuntzarako berrogeita hamabost milioi gutxiago osasunerako eta ehun eta hogeita bat milioi gutxiago gizarte politikarako datuak hor daude horiek dira

norberak bere buruari baina ezin da pretenditu besteok ere gezurrak

ez da ulertzen nola esaten den ehuneko bat koma bederatzia jaistea kontsumo publikoa eta aldi berean esatea kontsumo pribatua igo egingo dela ehuneko bata eta hori da egoera egoera dramatikoa

kudeatu baino gehiago egin behar du jaurlaritza honek gobernatu

gure nagusiei babes zerbitzua gutxitzea eta botikak ordainaraztea hori bai pentsioak igo egin dira

bi euro eta nirekiko daukat bi euro ez dela nahikoa izango

bizitza osoa lanean egon eta gero eta herri hau aurrera ateratzeko

momentu honetan guk ezin dugula erabaki zenbat kobratuko duten erabaki hori ez dela hemen hartzen erabaki hori madrilen hartzen dela

ituna sinatu berri du pprekin non esaten den lerro berean austeritatea eta enplegua sortzea

jakin beharko lukete bateraezinak direla ez dela posible austeritatea

austeritateak enplegua suntsitu egiten duelako eta askotan erabiltzen da zorra koartada gisa hain zuzen ere argi berdea emateko

izozteari ez dago gasturik ez dago murrizketarik aldiz beste hainbat arlotan esate baterako azpiegitura erraldoietan eta

egiten dira aldarrikapen gura handikoak eta horiek sinesgarriak lirateke baldin eta gero testuetan baldin eta gero zenbakietan horrekiko koherentzia egongo balitz koherentea izango balitz hasierako aldarrikapena ondorengo

zenbakiekin esate baterako zorrari eskaintzen zaion bitartean zortziehun milioi

eskaintzen zaio laurogeita bost milioi hau da hain zuzen ere erdia

gutxi batzuk askoren lepo herritarrak zur eta lur daude gobernu honek dituen lehentasunekin ez dute ulertzen diskurtso sozial zalea eta praxi neoliberala ulertezina da

kaltetzen duen eredu energetiko erasotzaile baten alde eta zergatik sinatzen diren kontratuak natura babesten ez duten enpresekin

zer ari gara gobernatzen gaurko bakarrik renuntzia egin diogu geroko gobernatzeari gaurko gobernatzen dugu bakarrik

inbertsioaren ehuneko hirurogei koma bi berriz doa ahtari ondo dakizu kopurua hirurehun eta hirurogeita lau koma bost milioi eta gero eta gehiago ematen du hori izango dela

antzu bat lemoiz izan den moduan eskultura bat baina oso eskultura garestia

markatzen duen egonkortasun hori guk uste dugu badela sasoia zorraren gainean auditoria bat egiteko

eta zein den zor ilegitimoa edo injustua eta sasoia da erabakitzeko

zein den zorpetze ahalmena eta hemengo

zorpetzea bere horretan onartzea hemengo beharrizanak kontuan hartu gabe uste dugu badagoela aukerarik eta horregatik

aurkezten dugu hain zuzen ere prozesu partehartzailea proposatzen dugulako uste dugu garaiz gaudela uste dugu

pertsonak helburu direla aurrekontu hauek gorde eta beste aurrekontu batzuk egin behar direla hain zuzen ere pertsonen

y soberana eta horretarako proposamen batzuk edo proposamen batzuk egin nahi ditugu

dekalogo moduko bat eta ikusten dut denbora aurrera doala eta laburbilduz egin beharko dut

gastu eta inbertsio soziala bermatzeko diru gehiago behar dela eta horretarako egiatan heldu behar zaiola erreforma fiskal bati

iruzurrari tinko egin behar zaio aurre elusioa saihestu behar da eta ez eduki ez da eduki behar beldurrik diru gehiago dutenei dirua kobratzeko

zergaren eskumena eta ez bakarrik kudeaketa eduki behar dugula uste dugu

legislatzeko ahalmena eduki behar dugula ere zerga politikan

planteamos un plan de renovación berrikuntzarako plana proposatzen dugu hain zuzen ere kooperatiba eta enpresa txikientzat euskal herria marka bultzatzeko

horretan plan horretarako proposatzen dugu berrogeita hamazazpi milioi gehitzea hain zuzen ere enplegua sortzeko helburuarekin estrategia indartsu eta iraunkorra abiatu behar da laugarren postuan laugarren lekuan ehun industriala sendotzeko eta hori ere lidergo publikotik eta hemen guretzat gakoa den puntua adierazi nahi dugu eta da hain zuzen ere

erantzukizuna ehun industrialaren sostenguan edo sustapenean laguntzeko gure ustez

ez da noiz edo behin enpresei laguntza puntualak ematea

laguntza eman eta bestelako kontrolik gabe gure ustez egin behar duguna da ekoizpen sarea aldatzea garapen ekonomikoa

helburua bikoitza delako alde batetik lurraldea orekatzea eta beste alde batetik ekonomia biziberritzea eta horretarako

eta baita ere diruaz inteligentzia ekonomikoa bai ekoizleei planteatzeko eta laguntzak emateko produktu berriez merkatu berriez

eta diruaz eta horretarako planteatzen dugu kutxabanken

baloratu duguna energiaren arloa ere sektore estrategikoa da

baina ez guk jotzen dugun eredutik gure ustez eredu energetikoa ondo finkatu behar da aurretik eredu

sendotzeko eta guk uste dugu enpresa publiko bat sortu behar dela hain zuzen ere energia berriztagarriak garatzeko eta horretarako planteatzen dugu

ochenta millónes más para becas eta osasun arloari dagokiola hiru neurri zehatz planteatzen ditugu hogeita hemezortzi milioi euro ospitale publikorik ez daukaten eskualdetan publifikatzeko osasun zerbitzuak onkologikoaren publifikaziorako hogeita hemezortzi milioi eta gero botiken kopagoaren galera berdintzeko edo saihesteko hogeita hamalau koma bi milioi

aldeko apustu irmoa egin behar dugula uste dugu eta denda txikiak lehenetsi tenemos que impulsar políticas

berreskuratu behar ditugu emandako prestazioak eta sistema sortu kudeaketa gardena kudeaketa zuzena eta kudeaketa ausarta egiteko

herritarren prestazioak bermatu behar direla gaur egungo prestazioak eta etorkizuneko prestazioak eta amaitu aurretik aipatu nahi nuke euskararen egoera larriari eman beharreko erantzun erabatekoa

garatzeko uste dugu aurrekontuaren ehuneko bata minimoki lortu behar dela

jaisten joan dela bi mila bederatzitik hona jaitsi egin da portzentualki eta kopuru absolutuetan

izatera eta uste dugu minimoa dela bat koma bosteko

eta hori kuantifikatzen dugu berrogeita hamairu milioietan eta euskararekin lotuta ere osakidetzan bertan hain zuzen ere

herri gisa joka dezagun ez du balio burujabetzaren txapela janzteak politiko berriari buruz hitz egiten dugunean eta ekonomiaz hitz egiten dugunean

gure eskaintza argia da aurrekontu hauek

eta beste batzuk egin sines uste dugulako posiblea dela politika ekonomiko propioa egitea herri honen berrizanei

eskerrik asko mintegi andrea aurkako txandara pasako gara nortzuk parte hartu nahi dute aurkako txandan

euzko abertzaleak soilik ba egibar jauna zurea da

egun on guztioi osoko zuzenketa aurkeztu

bertan jasotako zioa aztertu eta gaur goizean hemen entzundakoei erantzutera natorkizue

hitzetatik ekintzetara pasatze horretan nik uste kontraesan ugari daudela bide horretan eta behintzat bakarren batzuk azaleratzen

orain hilabete batzuk zergatik ez zen posible izan akordio bat

talde parlamentario ezberdinen eskutik adostasun hori lortuko dela eta

datorren urterako aurrekontuak izango ditugula

eh bilduk berean jarraitzen du guk

hauteskundeak ospatu eta legebiltzarra osatzear zegoenean

ez musutruk baina aurrekontuen eztabaidak tarteko ez eragoztea instituzio ezberdinetako aurrekontuak onartzea

aurrekontuak baitira tresna politika nagusiena

guk horri eutsi egin diogu eta gure planteamendua mantentzen ari gara baita gipuzkoan ere baina eh bilduk

garbia oposizio izateko bidea berea dela

ariketa bat zuk aurkeztu duzun zuzenketa honetan horren zioa

krisian sakonduko dute aurrekontu hauek ongizate estatua murriztuko dute iruzur fiskalaren lagunkor izan dira hau idatzita daukazue eta bortitz jokatuko dute sektore ahulenekin

ariketa bat nolabait erantzuteko zer nahi duzuen eta gero politikan ezinbestekoa da zer horrek nola

erantzuten ez dakizuen oraindik esaten duzue egin diezaiogun aurrekontu hauei seiehun milioiko zuzenketa bat eta seiehun milioi horiek jarri ditzala kutxabankek eta bbvari bi mila milioi

halako lehiaketa bat ideia batzuk bota eta beste batzuk

ez da ulertzen seiehun milioiko planteamendu hori hor dago gakoa zuk gero

zuzenketa partzialak izan zitezkeenak baina seiehun milioi horiek osatzen dute nolabaiteko

orduan bitako bat edo kutxabankek dirulaguntza bat eskaintzen du edo mailegua da eta mailegua baldin bada zorrarekin eta defizitarekin zerikusi zuzena dauka

kontu horietan aritu den bakarra horregatik esaten nuen paper batzuk ekarri ditudala nik uste dut

gure gatzagaetxebarria elena francorekin konparatuta

gipuzkoan zer zorroztasunarekin kudeatzen den

gipuzkoako jarduera eta zer egin du diferente gobernu honek edo gatzagaetxebarriak orduan zuek zer egiten duzue

eta beharrak ugaltzen doaz eta

izan zitezkeen laurehun o zortziehun baino seiehun baina klaro horrek eragin zuzena dauka gobernuaren jardueran

gobernuak sina dezake konbenio bat kutxabankekin eta horrek zorra eta defizita ez du ukitzen muga horiek ez ditu aldatzen

erabat aldatzen ditu horregatik badaude beste batzuk ere eta gainera nik uste dut komenigarria dela behintzat jakitea

aldundiekin ere bai baina jaurlaritzarekin ere bai eta aldez aurretik hitzartzen dira zein diren diru sarrerak ze kopuru izango den

aipatu nahi nituen jaurlaritzak ere bere mugak badituela eta zuek zer nola horretan errazena da

fondo baten eskutik asmatzea zer geratzen da

politiko bat zergatik zuen eserlekuetan gurekin gobernu ardurak izan dituzten parlamentariak egon badaude

gauza bat eta da iragan hurbilean hainbeste borroketan nahastuta ibili den ezker abertzalea

herrigintzara bueltatzen denean ikusten du bakarren batek zerbait egin duela azkeneko hamarkada hauetan hemen gizarte babes bezala ezagutzen den eredu horrek urte luzeetako lana dauka atzetik eta klaro bat etortzen da politikara eta esaten du aiba okupatuta dago ez dago eginda jakina berritu eta aldatu daitekeen sistemak direla baino eginda dago horregatik ezker abertzaleak ez dauka modelo alternatiborik ez dauka herri honetan eta

honek dituen herritarrentzat modelo alternatiborik ez dauka ezker abertzaleak egin dezake figurazio bat

hobetu daitekeela gaur indarrean dagoena noski aldatu daitekeela zerbait jasangarria izan dadin etorkizunean eta datozen urteetan

hemen ama lurra alde batetik eta gero esan dituzun bota dituzun gogoetak gure sistemaren inguruan beno nik ez dakit gogoeta guzti horiek zenek pilatzen dituen eta zeinek ordenatuko dituen

tokian tokiko ardurak dituzuen instituzioetan

eta aipatzen duzu sektorea lehenengo sektore estrategikoa ba gozoa daude gozoa daude arrantzaleek eta nekazariek zuekin

bizkar eman diozuela eta orduan modelo alternatiboak

aipatzea eta gero konkretuki ezer ez proposatzea ez da ariketa konpletoa eta jarraitu egingo dugu

esadazue aipatu dituzu zer horrek ere bai rgiak aesak gero etxebizitza laguntzeko izan daitekeen kantitate osagarriak

indarrean dagoen edo dauden lege horiek aldatzeko badauka

edo guztiok daukagun arazoa da lege horiek beti ere hobetu daitezke seguru baietz baina daukagun

proiekzioan eta denboran gauzak ez baldin baditugu errotik zuzentzen agian daukagun sistema bera mantentzea ere zaila gertatuko zaigula baino ez modelo alternatiboa dagoelako eta baldin badago

iruzur fiskala ikusiko ditugu ondorioak baina hemen iruzur fiskalaren aurka denak jardun dugu

batzuk exito handiagoekin edo kaskarragoekin baina denak zergatik dirua ezkutatzen duenak

eta kalte beraz ikusiko ditugu baita ere plan guzti horiek lurraldez lurralde lotu eta josi beharko diren plan guzti horiek zein norabide

ekartzen duen burujabetza ekonomikoa fiskala finantzieroa eta soziala

niri jada ez zait gustatzen ariketa hau hemen jaurlaritza hemen daude

edo diputazioa baina izan gaitezen serioak zergatik mugak

eta herrigintzatik abiatuta muga horiek nola ekidin edo saihestu daitezkeen baina politikak bere mugak ere baditu eta denak ezagutzen ditugu adibide gehiago jartzera zergatik oso osorik daukat hemen

zer gertatzen den gipuzkoako diputazioan mugen inguruan baina

ariketa zuzena denik zergatik azkenean badirudi eta zu gehiago ariketa dela bai bai lasai lasai arraiz jauna

bizi dugun egoera larria da oso hemen sailburuak

nik uste dut aitorpen oso zehatza eta zintzoa egin duela ekonomia nola dagoen suspertze bidean datu positibo batzuk

baina hala guztiz ere hazkundea ahula izango dela datorren urtean eta suspertze bide horrek hazkunde

sortzeko eta hori dela politikarik eraginkorrena esaten zuen gure ekonomiak ondoa jo duela

eta nik uste dut hor bai dagoela gauza bat eta nik uste dut kontzeptu bezala

osasuna bestetik hezkuntza bestetik aipatzen dugu gizarte babesa

tripode bat badago hor nolabaiteko babes soziala eskaintzen duten

eta egiten dituzu konparaketa batzuk eta badirudi zenbakiak

milioi daudela hezkuntzan bi mila berrehun eta berrogei eta gizarte babesarekin batera

ehuneko hirurogeita hamar dela hori egia da eta

alderatze bat egiten baldin badugu bai osasun arloan

izan prorrogatua baizik eta bi mila hamalauera pasata

bi mila hamairukoarekin alderatzen baldin badugu laurogeita hamaika milioi gehiago dira eta

berrogeita bederatzikoa berdin gertatzen da politika sozialekin gizarte politikekin klaro ez daukagula nahi genukeen guztia garbi dago

eta ahal den tresna politiko

eta hori da aldez aurretik jaurlaritzak eta hiru aldundiek itzartzen dutena beraz nik uste dagoela ariketa txukun eta zuzen bat egina

eskuartean dituen diru sarrerekin egin zitekeen aurrekonturik sozialena egin duela gobernu honek azkenean pertsona delako esan bezala gure politikaren ardatza hor zuek berezitasun bat jartzen diozue eztabaidaren bat edo beste eduki dut nik zuetako batekin

aitortzen dut zuek pertsona ere jartzen duzuela ardatz bezala beno bada zerbait zergatik bestela ez dakit zer garen gu

baina guk behar gehien duten pertsonen inguruan osatu nahi dugu politika beno ba eztabaidatu dezagun badago gune bat

ez ukatu jaurlaritza honek bere egitekoan pertsona ez duela ardatz bezala zergatik pertsona da azkenean politika guztiak jaso behar dituen helburua bera da pertsona pertsonak horregatik

esaten denean gure kalifikazio batzuk erabili dituzu

merkatuaren ez dakit zer garen gatibu kapitalaren

bai eta abiadura handiko trena

nik aitortzen dut gaur behintzat aurrerapen bat eduki dugu gaur ez duzue esan abiadura

egiteko behar diren kantitate horiek ez dakit zertara erabiltzea behintzat zerbait zerbait aurreratu dugu a bai hurrengoan esango duzue

garbi dagoena da abiadura handiko trenaren inguruan eztabaida egon daiteke edo aldeko edo kontra edo nahi dena baina erabakita dago

lanen erritmoa ez dakit zer baina esatea diru horiek

da lehenengo gauza ez ulertzea zergatik diru hori

sei hilabete aurreratzen da eta gero kobratzen da baina ez baldin badaukazu obra hori ez dago dirurik ez matute jauna ez dago dirurik ez dago dirurik

horrek dauka esaten dena efecto neutro ez dago dirurik eta

zure aurrekontuetan da gero kupotik deskontatuko duzulako

urtero urtero hiru diputazioak eta jaurlaritzak

ordaintzen dira ordaindu beharrekoak eta hor egiten da kenketa nik pentsatzen nuen aurrera bide bat bagenuela baina nonbait

beste diru multzo handia eta gero dago baita ere fiskalitateana aipatu dena

baina nola iruzurrarekin eta gainontzekoekin nahasten den guk egiten dugun ariketa izan da ariketa politikoa

herri honi begira nahiz eta zazpi lurraldeetako hiru lurralde izan legebiltzar honetan ordezkatuak behintzat

modurik egokienean eta ordenatuan gauzatzea eta ez bakoitza bere txokotik eta bere muturretik besteei inposatu nahi izatea eta horretarako ireki dugu guk negoziazio bide bat baita ere zuekin fiskalitatearen inguruan

zuek atzera pauso bat edo bi eta hurbiltzen ginen berriz ere eta atzera pauso bat noski bereiztu behar hori alternatibo izan behar horrek

zintuzten eta alderdi sozialistak ere bereak izango zituen bere ideiak baina argi dagoena da fiskalitatearen inguruan adostasun bat behar genuela eta gutxieneko bat

oraindik adostu gabe hau da desarmonizatuta gelditu daitezkeen inpostu horiekin zer gertatzen den

akordioaren bila euskaldun guztiak erkidego autonomoko euskaldun guztiak

eduki dezagun eta ikusiko ditugu ba politika horren etekinak zeintzuk diren

amaitze aldera ikusi dudana da zuk egin duzun gogoeta horretan azkeneko dekalogo horretan

bazirudien osoko emendakinaz aparte beste kokaleku bat negoziaziorako bide bat irekitzen zela

somatu duzuen guk badirudi hitz egin hitz egin dugula baino desadostasunak

edo azken azkenean zuena den osoko zuzenketa aurkeztu eta berari eutsi eta azken muturreraino eraman zergatik

hasieran esandakoarekin amaituko dut guk negoziazio prozesuak irekitzen ditugu gainontzeko instituzioetan eta badakigu guk ehuneko ehunean ez ditugula gureak aterako nik ez dakitena da zuek

tartekorik aurrikusten duzuen edo momentu honetan inportanteena da jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontuei ezetza ematea eta kito

ez baldin bada posible ez da izango gure borondate faltagatik eta

aipatu duzun zorra eta defizitaren legitimoa eta ilegitimoa hor dago beste debate bat eta zuk esaten zenuen zorraren inguruan hau da bueltatze horren inguruan eztabaida bat sortu behar dela

edo denak denak eduki duzuen besteak beste adibide bezala gurasoek edo

edo non bizi zareten baino nik eta gutako bakoitzak

saiatzen gara hilero hilero ordaintzen badakigulako

eta ez dakit zer esan nahi den horrekin hau da jaurlaritza honek eta aurten ordaindu beharreko guzti horiek zergatik horrek

aurreko gobernuek ateratako

altxa zuten zorra besteak beste gure ustez neurririk gabe igo zutelako horiek ez dira ordaindu behar edo

zorra legitimoa eta ilegitimoa zergatik guk dakigula behintzat zorra baldin badago obligazioak

horregatik gustatuko litzaiguke niri bai behintzat zer horretatik zer nahi duzuen horretatik nola egiten den pausu hori emateko garaian serioagoak izatea ez da normala

seiehun milioiko diru laguntza bat eskatuko diot kutxabanki

bestela antolatu dezagun ideien lehiaketa bat eta ea zeinek daukan ideiarik zoroena edo handiena

eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den mintegi andreak dauka hitza

okinek irakasleek medikuek enpresariek langileek nik dakidala herri hau ez da atera aurrera bakarrik

eta nahiko asperturik nago entzuten eajri esker ez balitz

pertsona horiek atera dute herri honetan lan egin dugunok

ezker abertzalea ere behin eta berriz aipatutakoa herrigintzan egon da denbora honetan guztietan

edo pentsatzen duzue gaur egun dagoen egoera bakarrik lortu dela eajk berak egin duenagatik

bada gero hemen ez gaude aztertzeko gipuzkoako diputazioaren politika eta ez naiz horretan sartuko baina

nola zegoen hutsik kutxa eta zer nolako zuloa zeuden baina ez da gaia eta ez naiz sartuko esaten duzue hondoa jo dugula eta oso larria iruditzen zait uste hori

hori da egun hauetan egunkari ekonomikoetan irakurri dudana hondoa jo dugu eta boltsak egingo du gora

hamarean ehuneko hogeian egingo du gora baina ez da gauza bera hazkundea eta garapena

enpresa horiek beraiek ibexen dauden hogeita hamabost enpresa handienek lortuko dute itzelezko etekinak mozkinak

jaitsi dute beraien plantila ehuneko bat koma batean urrian eta jaitsi dituzte soldatak ehuneko

kutxabanken kontua eta planteatu daiteke

eta ez laurehun edo berrehun nik uste nuen baina igual nire uste ustela da eajk bazeukala herri proiektu bat

bere helburua ez zela bakarrik hemendik jaso eta hemendik ipini

bildu eta hori kudeatu ez dela gestora hutsa

baduzuela herri proiektu bat eta herri proiektu bat baldin badago eskura dauden baliabide guztiak

erabili egiten dira proiektu hori osatzeko eta leihatila zabaldu beharrean etor daitezen enpresak

bere paketitoa planteatu daitekeela nola egiten dugun hemen sare bat ehun bat egiteko eskualdez eskualde

hori uste nuen eta kutxabank da proiektu horren parte bat nafarroan ikusi dugu

galdu dute hain zuzen ere hor ez delako hartu

komunitate bat aurrera ateratzeko baliabide guztiak finantzieroak barne niri larria iruditzen zait esatea eta

esate baterako ehuneko hirurogeita hamara dedikatzen dela gasto sozialerako

zuk lehenago zenbait gastu apartatzen badituzu mailegua hipoteka umeen ikastetxea argia ura komunitatea eta gero gelditzen zaizu kopurua hilea pasatzeko gelditzen den kopurua orduan hasten zara nola banatzen duzun hilea pasatzeko

baztertu eta gero alboratu eta gero zenbait gastu fijo

orduan hasten zarete banatzen gelditzen dena eta hor bai hor badago ehuneko hirurogeita hamara gastu sozialerako baina hori ez da presupuesto oso osoaren kopurua zeren hemen zenbait partida aparte utzi dira

hori badagoela madriletik bai madriletik dator eta hori adostuta dago eta ezin da pasatu beste gastu batzuetarako hirurehun eta berrogeita hamar egia da

hau da beste hamalau koma bost milioi poltsikotik madrilekin adostu gabe

beraz hor badago kopuru bat errekuperatzen ez dena madriletik eta dira hamalau koma bost milioi momentu honetan ari gara rakaneatzen zeken jokatuta

eta hamalau koma bost ematen ari gara errekuperatzeko inolako aukerarik gabe trenerako

eta bestela irakurri zuek egin duzuen aurrekontua oso larria iruditzen zait errenuntziatzea benetan fiskalitate serio bati

betidanik eduki duzuen atzeranzko joera hori berriz ere gauzatu duzue eta orain hain zuzen ere

hau da urtetan egin duzuen fiskalitatean bi mila zortzian egindako erreforma eta erreforma hori izan zen benetan

dirua ingresatzeko aukera joera horri buelta orain

diru gehiago behar duzuelako baina aukera eduki duzuenean gauzak ondo egiteko hasi zarete sartzen atzeranzko erresorteak froga handiena da adegi ehuneko ehunean dagoela pozik kontraerreforma fiskalarekin datu argiagorik ezin

esaten dutena latinoek noren alde nork babesten du nork benefiziatzen du

itun batekin horrek ematen dizu tamaina jakiteko noren alde egiten ari den

alderdi popularra eta hain entusiastaki txalotzea adegik

neurria den argiago ezin galdetzen duzu ea zer egingo dugun partzialekin

partzialak banan banan adosten eta ea zer nolako joera dugun akordiorako lehen ere esan dut esan dut gauza bi eta errepikatuko ditut

eman ditugun datu horiek guztiek eta egiten ditugun proposamenak dira hain zuzen

eskaintza bestelako aurrekontu bat egiteko hau da guk

honelakoa egingo balitz gurekin kontatu

aurrekontu hori egiten bada eta egin ez denez aurkeztu dugu osoko zuzenketa bat beraz gure eskaintza da aintzat hartzen badira planteatzen ditugun ez horrenbesteko kopuruak negoziazio batean kopuruak aldatu daitezke

aldatzen badira irizpideak lehentasunak aurrekontu batzuk enfokatzeko modua aintzat hartzen bada

hori da esaten duguna kritikatik etorri gara baina modu konstruktibo batean

hori antzua da zer irabazten dugu bakarrik hemen postura

planteatzen helburua ez da postura numantinoa helburua da hobetzea

minimoki aintzat hartuta planteatzen ditugun kapitulu horiek eta esaten dudan moduan ez dira horrenbeste kopuruak baizik eta irizpideak eta lehentasunak zer ipintzen den zeren aurrean horretarako bai horretarako prest gaude

eskerrik asko mintegi anderea erantzunen bigarren txandan egibar jauna zurea da hitza

esaten nizun osoko zuzenketa eta gero

mantendu duzun diskurtsoarekin zer sentidu dauka gero zuzenketa partzialak negoziazioren bat irekin nahi duzue aurreak erakusten du nola mugituko den atzean nik ez dakit nik uste dut aukera zenutela hor

zuk aipatu didazu berriro ere kutxabanken gaia baina zuk jakin badakizu gobernu honek kutxabankekin eta gainontzeko erakundeekin

bildu daitezke bata izan daitekeena ekonomia suspertzeko eta hor badago joko izugarria abalekin eta zirkulantea

horretan kutxabank sartuta dago eta baita ere garapen eta lehiakortasunerako departamentuaren eskutik hor dago sartuta eta txertatuta kutxabanken

planteamendu borobil bat egitea oso borobila baino aldi berean infantila da

eta seiehun jarri ditzala kutxabankek eta horregatik galdetzen nizun nola

gobernuak eta aldundiak eta udalak bere mugak dauzka zorra eta defizitari dagokionez segun eta nola konputatzen diren seiehun milioi horiek

badauka gobernuak kutxabankekin eta gainontzeko instituzioek ere badute kutxabankekin lotura

laguntzeko beraz nik uste dut hori modu egokian bilduta dagoela gero herri hau eraikitzeko garaian

langileek profesionalek irakasleek denok

nik ez dizut hori esan nik esan dizudana da politikoki ezberdinetan nahasita ibili direnak

erabat politikoa eta demokratikoa den bide batetara etortzen denean konturatzen dela herrigintzan jardun dutela estrategikoki herri honen mesedetan

de acuerdo ados baina estrategikoki politikoa eta demokratikoa izango den

eta betirako hautu hori orain gutxi egin da eta herri honek urte asko eta hamarkada hiru behintzat hiru eta erdi pasa ditu azken bolada honetan eta nik uste dut hor

geure ekarpena aipatu duzu zeharka gipuzkoan ez zegoen zulorik eta ez dago zulorik

gezurraren estrategia demostratzen ari den bezala

gipuzkoan egon dena da gipuzkoarrei

ere kostatu gabe zortziehun milioiko inbertsioa egon da

zortziehun milioiko inbertsio bat eta orain beste ehun milioi horiekin

bildukoak zortziehun milioiko inbertsioa eta lehen horregatik galdetzen nizun zuek

zortziehun milioiko kreditua bueltatu egin behar da eta

urtero urtero kreditu hori ordaintzeko laurogeita hamar ordaindu behar dituzula

beraz solbentea da ala ez eta gipuzkoarrei zuzen zuzenean

ordaintzen dute bere sariak hori da planteamendua

zuloan zeuek eroriko zarete toxiko eta lexibidadea tarteko

da egin den kudeaketa txukuna izan dela solbentea

behar beharrezkoa baina beno zulo kontuak zuentzako guk ez dugu hazkundea eta garapena konfunditzen

zergatik pertsonaren inguruan antolatzen baldin bada

politika guztiak tarteko pertsona baldin bada helburu garbi dagoena da hazkunde ekonomikoa datorrenean horrek garapen orekatu batekin beharko duela

ez daude kontrajarriak politika garbi baldin badago horregatik

hazkunde ekonomikorik ez baldin badago lanpostu berriak ez dira sortuko zuek egiten duzue sektore publikoen aldeko kriston aldarrikapena baina sektore publikoa lurraldez lurralde ehuneko hamabosta da gainontzeko

gizarte osoa da eta hor dago kudeaketa daude enpresa txikiak handiak ertainak denda txikiak nekazari

publiko izan gabe ere badago beste gizarte bat ere

gizarte horrek ematen diolako ere izugarrizko bultzada sektore publikoari gizarte

joka dezake jakina bere erabakiekin bere inbertsioekin ekonomiaren alde eta fiskalitate berri baten alde eta nahi den guzti horren alde baina gizartea bere osotasunean hartuta konturatu gaitezen sektore publikoa ehuneko hamabost dela eta gainontzekoa ehuneko laurogeita bosta gizartea dela

sektore publikoan enpresa publikoak zerbitzu publikoak eta gainontzekoak kudeatu ahal izan ditzagun

sentitzen dut zuek ezezkoan egotea osoko emendakina planteatzea eta zuen

jarraitzea eskatuko nizueke

horretan ariketa gehiago egiteko nola horretan zergatik gaur ere bi aldiz ihes egin dizu edo pentsamendu propioa da

nolabait esan baina nola ez dakienen badakizu zer egiten duen parte hartze prozesuak martxan jarri

hau ez dakit nola egiten den baina parte hartze prozesu bat jarriko dugu eskualdez eskualde

prozesuak martxan jarri zergatik ez dagoelako ideia garbirik

zer esatea erreza da baina nola egin behar den erabakitzea zailagoa da nik uste dut momentu honetan lurralde jakin batean behintzat

parte hartze prozesuak ezertarako balio ez dutenak zergatik zuen jendea ere ez da joaten muntatu eta muntatu da

hori garbi ez eduki eta garbi baldin badago berehala behar du nola eta nola ez dakizuen egiten esaten da

prozesu bat partehartzeko prozesu bat edo bestela eskatu diezaiogun

halako diru kopuru bat zergatik gure ez den baina gurea izan daitekeen diru horrekin

hobetu dezakegu ez da bidea eskerrik asko egibar jauna lehen osoko zuzenketa amaituta bigarren osoko zuzenketara pasako gara
mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza maneiro jaunak osoko zuzenketa aldezteko

esparrua babesteko horregatik normala da alderdi politiko horiek aurrekontu hauek babestea eta horregatik normala da

insuficiente erreforma horiek eta neurri politiko horiek bultzatu balira orain ekonomia baliabide gehiago izango genituzke ongizatea indartzeko osasuna eta hezkuntza hobetzeko inbertsio produktiboak bultzatzeko ekonomia suspertzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko

orain ekonomia baliabide gehiago izango genituzke eta gobernuak lehentasunak hobeto aukeratuko balitu diru gehiago izango genuke hiritarren interesak eta beharrak babestu eta defendatzeko baina gobernuak ez ditu nahi beharrezko erreforma horiek bultzatu dena dagoen bezala

beste neurri batzuekin batera orain ekonomia baliabide gehiago izango genituzke euskal gizartearen beharrak babesteko este plan

es claramente insuficiente sektore publikoa birdimentsionatzeko eta arrazionalizatzeko gobernuak aurkeztutako plana gure ustez ez da

gure ustez euskadiren eredu instituzionala erreformatu behar da lurralde historikoen legea erreformatu behar da modernizatu behar gara barrutik

eta berdintasun gehiago eta ongizate gehiago eduki

ha venido defendiendo ez dira bultzatu euskadik behar dituen erreformarik inportanteenak eta erreforma horiek egiteari ezetz horrek ondorio kaltegarriak

aurrekontu hauek kontinuistak eta kontserbadoreak dira murriztu erreformatu baino nahiago dutenak

a la totalidad gracias eskerrik asko maneiro jauna aurkako txandara pasatuz

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi hasi orduko guztiz sartu orduko

biak beren beregi zuk aipatu izan dituzulako eta izan da osakidetzarako errekurtso gehiago eta

zenbat diru zuzendu zen osakidetzako kontratu programarako bi mila hamabian

bi mila laurehun eta hirurogeita hiru milioi

eskas gehiago zuzentzen dira horretarako

hirurehun eta hogeita bi milioi bi mila hamalauean hirurehun eta laurogeita lau koma bost milioi

hainbat gehiago larrialdi egoerarako laguntzak

hor ere bi mila hamabian hamazazpi koma hiru milioi bi mila hamalauean hogei koma bost milioi

zuk esan duzu ez direla nahikoa izango eta nik espero dut guk espero dugu

ez bakarrik aurrekontuetan aurrekusitakoagaz asmatzeko

gehituko litzateke batez ere poztuko ginateke

murriztu direla eusko jaurlaritzak legebiltzar honi aurkeztu dizkion

legebiltzar talde ezberdinek aurkeztu dizkioten osoko zuzenketak eztabaidatzea dagokigu gaur eta niri euzko abertzaleak legebiltzar taldearen izenean

aurkeztutakoaren gure kontrako botoa azaltzea dagokit

idatziz aurkeztu zenuten osoko zuzenketan esandakoa bai gaur hemen

hasteko eta zuretzat behin eta berriro aipatzen duzun gauza bat delako zerga sistemaren erreformatik hasiko naiz behin eta berriro aipatzen duzu baina zuk ondo dakizunez zerga eskumenak lurralde foru organoei dagozkie eta horretan dabiltza zerga sistema aldatzen

gaur hemen hainbat baieztapen egiten dituzu besteak beste behin eta berriro esaten duzu

erreformagaz lotuta zerga iruzurra aipatzen duzu zuk behin eta berriro

ikuskaritza eta iruzurraren aurkako borrokarako baina jaurlaritzak ez dauka horretarako eskumenik zuk zeuk

irailean aipatu izan duzu legebiltzar honetan egindako eztabaida monografikoa zerga sistemaren erreformari buruz eztabaida horretan zegozkion ebazpen bi onartu ziren bosgarrena armonizazioari dagokiona eta seigarrena

aurkako batzordearena eztabaidaren ostean egindako

legebiltzarrak emandako ebazpenak aztertu ziren eta erabakiak hartu

esate baterako iruzurraren kontrako batzordeari buruz zuk egin barik dagoena diozuna hau

eta izendapenak jaso ondoren lehenengo bilera egiteko dagoena gonbidapena luzatuta dago

dagokionez ogasun eta finantzagaz lotuta dauden arloak hartzearren jaurlaritzak aurkeztu dituen euskal autonomia erkidegoko aurrekontu orokorretan dagozen datuak dira zuzenak eta ez zuk eman dituzunak

urtea ixterakoan zorpetze formalizatuaren guztizkoa

milioi eurotakoa izango da eta ez bederatzi milakoa zuk ematen duzun moduan bi mila hamairuko ekitaldia ixterakoan zazpi mila ehun eta hogeita sei koma laurogeita bi milioiren

bestalde behin eta berriro eta oraingo honetan administrazio publikoa eta ogasun eta finantza arloak biak lotuta behin eta berriro aipatzen duzu

berregituratzeko eta arrazionalizatzeko eta enpresen sektore publikoa arrazionalizatzea gure administrazioaren dimentsioa orokorrean ez dago bereziki

jaurlaritzak helburu horrekin jaurlaritzak onartu berri du bere estrategia erkidegoko sektore publikoaren dimentsioa arrazionalizatzeko orain arte inoiz ez da mota honetako planik egin helburua da administrazioa orekatuagoa izatea sektore publiko ez hain zabala

aurkeztu zuten legebiltzarrean administrazio publiko eta justiziako sailburuak

sailburuak birdimentzionatzeko eta arrazionalizatzeko estrategia hori aplikatu egiten zaie sektore publikoko sozietateei ere martxan daude dagoeneko proposatutako neurrietako batzuk zuk esan duzu hor ere ez dela ezer egin eta martxan daude pauso batzuk

abiaraztea proposatzen da horien artetik lehen pausuak aurten jarri ditu martxan jaurlaritzak

bi mila hamairuko irailean likidatu zuten jaizkibia eta burdinbidearen euskal museoaren fundazioak deuseztatzeko prozesuak abiarazi dituzte

sozietatearen eta udal zentral elkartuak sozietatearen likidazioak

hasi da jaurlaritza hain zuzen ere kontratazio eta erosketa organoak eta berrikuntzako lanak zuzendaritza bakarrean bateratuko dira gainera hamabi industrialdeak bateratzeko eta lurralde bakoitzean ezartzeko hainbat erakunderen arteko beharrezko bilkurak antolatzeko lanean ari dira orain arte hamabost postu desagerrarazi dituzte dagoeneko desagerrarazi dituzte bi bakoitzeko eitbn

uran arabako teknologi parkean gipuzkoako teknologi parketan euskadi irratian

zuzenketen artean hainbat aurkeztu dituzue aurrekontu sekzio ezberdinak ezabatzeko berrogeita hamaikaa lan harremanen kontseilua berrogeita hamabia

euskadiko kooperatiben kontseilu gorena berrogeita hamabosta datuak babesteko euskal bulegoa

eta onartuko balitz lehiaren euskal agentzia ezabatzea ekarriko luke upydek zatikako zuzenketen erabilera okerra

eta legebiltzarreko legelariaren txostenean esaten denez guztiak hartu behar ditugu osoko zuzenketatzat si su voluntad señor maneiro

los presupuestos presentados por el gobierno bestalde zure osoko zuzenketan esaten da udalerri txiki gehiegi daudela

horrelako proposamenak egokiagoak dira euskal udal legearen tramitazioan egiteko eta ez aurrekontuei buruzko arau bati aurkeztutako osoko zuzenketan aipatu izan duzu

zuzenak hartuko balira beste gauza batzuetarako egongo litekeela dirua esate baterako eta sail berdinean jarraitzeagatik justiziagaz jarraitzeagatik aipatzen izan duzun doako justizia eta honetan

administrazio publikoan euskalduntze prozesuak berriz exigentzia bat da legez arautua

urtetik lehendakaritzara pasatuko naiz euskadiko kanpoko

ezin diogu uko egin horri euskadiko kanpo ordezkaritzen helburua da euskadiko interes eta eskumenak defendatzea

eta ez dugu guk bakarrik esaten ez da eusko alderdi jeltzaleak bakarrik esaten duen gauza bat ez da inongo obsesio abertzalea zuk esaten duzun modura horrela ebatsi du konstituzio auzitegiak

euskadiren bruselako ordezkaritzaren alde egin zuen auzitegiak eta horretarako aitortu zuen kanpo erkidegoaren eskumena dela eta nazioarteko harremanak

maneiro jauna konstituzio auzitegiak esaten du kanpo ekintzak gure eskumena da eta kanpo ekintzak burutzeko jaurlaritza honek

euskadiren kanpo ordezkaritzak hori argituta esan behar da egungo kontestu ekonomikoan diru sarreren jaitsiera izugarria dugunez bi mila hamalaueko aurrekontu proiektuan gehikuntza handi bat dagoela alor honetara

lankidetzarako euskal agentzia aipatu izan duzu zuk esan duzun aldea barik bi mila hamabikoagaz konparatuta hamar puntu gutxiago dira

bi mila hamairuko proiektuan hogeita hamabi koma hiru milioi zihoazen bideratutako kopurua ez da bi mila hamabirako iristen hori hala da ez nahi dugulako

berrikuntza funtsa aipatu duzu lehendakaritzan eta hori lotuko dut beste sail batekin ekonomiaren garapena eta lehiakortasuna jaurlaritzak ez duela beharrezko ahalegina egiten

ikerketan garapenean berrikuntzan esan duzu urkullu lehendakariaren jaurlaritzak bere buruari jarritako erronken artean

eta erronka lortzen ari da lehendakaritzaren berrikuntzarako funtsean hogeita hamazazpi milioi daude hori epaitzeko kontuan izan behar da

ahalegina ikerkuntzan eta berrikuntzan aurrekontu ahalegina berrehun eta hiru milioi eurokoa da

handiagoa eta bi mila zortzi hartan diru sarreren fase gorenean geunden euretatik ehun eta hamairu milioi teknologiarako

hogeita hamazazpi milioi lehendakaritzaren berrikuntza funtsean esan dugun moduan

jarraituz esan duzu aurrekontu proiektuak ez duela balio krisitik ateratzeko eta ekonomia sustatzeko lehen aipatutako dirutik aparte

lehen aipatu ditugu ikerkuntza zientifikorako teknikora eta aplikaturako

baina horretaz aparte jarduera ekonomikoa sustatzeko hainbat

ehun eta bederatzi milioi abeltzantzara eta arrantzara laurogeita hemeretzi milioi berrogeita zortzi milioi merkataritzara hamairu turismora

primario enplegu eta gizarte gaietara pasatuko naiz ez du balio lanpostu iraunkorrak eta kalitatezkoak lortzeko dio osoko zuzenketak eta esan duzu gaur hemen eta baieztapen hori ez dela zuzena esan behar dizut aurrekontu honek apustu irmoa egiten du

enplegua sustatzeko ekintzak jasoko dira enplegua berraktibatzeko estrategian bi mila hamairu bi mila hamasei urteetarakoa

hirurehun eta hamalau koma zortzi milioi euro bideratuko dira enplegu politika aktiboetarako zehatzago esateko ehun eta hogeita hiru koma bost milioi euro arautu gabeko formakuntzarako bost koma bost milioi euro

hiru koma lau milioi gazteei bultzada emateko berrogeita hamalau milioi enplegua sustatzeko ahalik eta pertsona gehienak lanean jartzea lortzeko

laguntza premia handiena duten kolektiboei hogeita hamalau milioi urritasunen bat dutenen lanpostuak mantentzeko bai enplegu zentro berezietan bai horien babeserako unitateetan eta bost koma bost milioi gazteen enplegua ahalbidetzeko

enplegua eta gizarte gaietan jarraituz diru gutxiegi diru sarrerak bermatzeko errentarako eta etxebizitzarako prestazio osagarrirako datu zehatzak hasieran eman dizkizut hiru partidak honek eta gizarte larrialdi egoerako laguntzak hiru partidak

handitzeko partidak beharrezkoa balitz diru gehiago zuzenduko litzateke ados gaude zurekin gauza batean osoko zuzenketan diozuna

aipatuko dut hori delako ia ados gure artean adostasun puntu bakarra eta da zuk osoko zuzenketan diozula onartzen duzula

oso potentea dela diozula oso potentea dela sistema hori eta nik galdera bat egingo nizuke zuk gaur esandakoari ia lotzeko esan duzu ez dela politikarik egin zentzu honetan

zelan den posible sistema oso potente hori egitea

ardatzat daukan politika eginda ez zaitez larritu maneiro jauna zeren euskal gizarte babeserako sistema hain potente hori eraikitzeko

eraikuntza lanean gidaritzan lidergo instituzionalean lan politikoan beste askorekin ekin du

eta hala jarraituko du mantentzeko eta hobetzeko lan egiten beti egin izan duen bezala etxebizitzan jaurlaritzak geldiarazi edo mugatu egiten duela

eta datu bat emango dizut alokairua bultzatzeari bideratzen zaizkio etxebizitza programaren aurrekontu baliabideen ehuneko

hezkuntzan ez da beharrezko ahalegina egiten beka programetan

eta esango dizut erkidegoan beste erkidego batzuekin konparatuz hezkuntzan egiten den gastua benetan kontutan hartzekoa dela baita eskola

fundamentalmente en inglés balioan jarri behar dugu daukaguna erkidegoaren eremuan inor ez da hezkuntza sistematik kanpo geratzen

hezkuntza sustapenari dagokionez aurrekontu proiektua saiatzen da desberdintasunak ekiditen

alde egiten du ekitate politika hori erantzunez ehun eta hirurogeita hamar koma bederatzi milioi euro bideratu dira horretara

eta hori izango da batez ere bekak eta unibertsitateko zein unibertsitateaz kanpoko laguntzak jantoki zerbitzua eta eskola garraiorako

euskalduntzea aipatu izan duzu behin eta berriro eta lehen esan dugunez administrazio publikoan euskalduntze prozesua exigentzia bat

prozesu horri ezin diogu uko egin eta nabartzen joan izan da aurrekontu aukeren arabera

eta gaur maneiro jaunak hemen esan du jaurlaritzak nahiago duela herritarrak euskalduntzea krisitik ateratzea baino hori da zuk erabilitako aditzak gauza bat

zuk badakizu jaurlaritzak noiz hasi zuen administrazio euskalduntze

laurogeiko hamarkadan bai bizi izan dugun krisi ekonomiko larrienetariko eta

baitan eta bi erronkei aurre egitea lortu zuen batetik krisi hartatik airoso eta berrasmatuta eta birkokatuta irtetea eta gainera guztiz beharrezkoa zen euskalduntze prozesu horretan aurrera egitea

euskalduntze prozesu horretan ez dago geldituko gaituen krisirik ez dago

behin eta berriro aipatzen dituzu eitbk egoitza politikoak dituela eta osoko zuzenketan hala

esan behar dizugu eitbk ez daukala egoitza politikorik

ditu bere jarduera eremua euskal herria da euskararen geografia esparrua eitbren sorrera helburua zen eta da hizkuntza normalizazioa eta horretako bere biziko erreminta da

zuk maneiro jauna behin eta berriro aipatzen dituzu ordezkaritzek euren funtzio modu eraginkorrean

bete behar dutela eta betetzen dute eraginkortasunarekin jarraituz esan behar dizugu erakunde publiko horren optimizazioa lortzeko

onartu berri den plan estrategikoan zehaztuta daudela hala ere esango dizut guk

ikuspegia zerbitzu publikoa da funtsezko instrumentua da euskal informazioa hedatzeko eta baita euskal herritarren partaidetza politikoa

aipatzen duzu zure osoko zuzenketan eta behin eta berriro aipatzen duzu kontzertu ekonomikoa pribilegio bat dela guk hori ez dugu eta ezin dugu inondik inora onartu

diogu gure kontzertu ekonomikoa zerga sistema propioa dela eta zenbakiak egiteko espainiar ekonomiaren piba ehuneko sei koma hogeita bata euskadirik badagokio estatuko populazioaren ehuneko laua baino apurtxo bat baino gehiago ez bagara

ehuneko sei koma hogeita laukoa bada ea non aurkitzen duzun

hori osasun arloko datuak eman

zenbat diru zuzentzen den horretarako zure osoko zuzenketan aipatzen kanpora ateratako zerbitzuak eta esan behar dizut zerbitzu

ehuneko lau koma bost gutxitzen dela bi mila hamabiko aurrekontuarekin konparatuz gero

bi mila hamairuko aurrekontu proiektuarekin konparatzen badugu eta ehuneko zero koma bata

arreta primarioa eta ospitaleko arretara diru gehiago zuzentzeari dagokionez zure osoko zuzenketan aipatzen duzun

ehuneko bia igo dela berriro diot partida

gobernuak partida identitarioak lehenesten dituela diozu maneiro jauna

politikoaren aginduetariko bat delako baina eusko jaurlaritzak urkullu lehendakariaren jaurlaritzak

aurrekontuak hiru ardatz dituzte goizean sailburuak esan duen bezala ongizate estatua mantentzea hezkuntza eta osasuna guztiontzat gastuz soziala

handienak dituztenentzat eta jarduera ekonomikoa bultzatzea

lehentasun horiek aintzat hartuta banatzen da gastua aurrekontu orokorretako partida desberdinetan el objetivo del pnv ha sido

institucional eskerrik asko eskerrik asko